gai zerrendako laugarren puntua mozioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

zentroei buruz duen politikaren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda oyarzabal jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

datu eta argudio ugari ipini ditu mahai gainean helduen hezkuntzari buruz eta baita gaur egun hezkuntza sailaren proposamenaren ondorioz

aipatutako gauza askorekin bat egiten dugu entzun genuen

eta entzun ditugu sindikatuak zuzendariak eta langileak eta argi dago hezkuntza sailak datorren ikasturterako

ebazpenak eta irizpideak orain arteko plangintza orain arte helduen hezkuntzako ikastetxeetan zegoen antolaketa hankaz gora ipintzen du kasu askotan eta zergatik diogu hori ebazpen eta irizpide berriak atera dituelako ikastaldeak

eta lanpostuen zerrendak osatzeko eta berriak azpimarratu nahi ditugu zeren eta horiek orain arte

existitzen modu horretan eta horiek dira eta horren ondorioz ebazpen horiekin hirurogeita hamazazpi irakasle gutxi gora behera

helduen hezkuntzan ez dira lau edo bost gutxiago edo lau edo bost gehiago hirurogeita hamazazpi inguru eta helduen hezkuntzako eskaintza

herritarrei eskaintza murrizten zaie ez bakarrik langile gutxiago egongo dira baizik eta herritarrei ere eskaintza murriztu egiten zaie eta hori larria iruditzen zaigu beraz lanpostuak suntsitzen dira hemen

beste lan batzuetara eramango direla suntsitu egiten dira eta eskaintza publikoa helduen hezkuntzan

esan dudan bezala kasu honetan murriztu egiten da ere askorentzat ikastetxe hauek bigarren aukera izaten da beste batzuentzat gure

aukera bakarra edo alfabetatzeko edo teknologia berrietan aritzeko gaitasunak lortzeko aukerak beste batzuentzat gainera

edota ikasteari utzi ziotenak eta orain lan espezializazioa behar dutenak lan bat bilatzeko edo etorkinak ere dira besteak beste helduen hezkuntzaren beharra dutenak sailburuari entzun genion inolako aldaketarik irizpideetan bakarrik baliabideak optimizatu eta ordenatu egin nahi zirela eta ez da egia

hori funtzionarioekin ez dira kalean geldituko hori badakigu zer gertatzen da ordezko eta interinoekin

irakasleak behar baldin badira ez dira zergatik kendu behar helduen hezkuntzatik ipini behar dira beharrezkoak direlako

eta behar direlako ez leku batetik kendu beste batean ipintzeko horregatik diogu enplegua suntsitzen ari dela dakigun bezala helduen hezkuntzan araututako hezkuntza dago alde batetik eta ez arautua beste alde batetik ez araututako hezkuntza ere eskaintzen da arautuan kasu batzuetan taldea osatzeko gutxienez hamar ikasle behar ziren

hamabi izango dira hemendik aurrera eta beste batzuetan hamabost izatetik hamazazpi izatera pasa dira gainera hizkuntzen ikasketak

sei ordu izatetik lau izatera pasako dira eta gainera guzti horren ondorioz eta planifikazio berriaren ondorioz arautuan sartzen direnez programa hauek besteak beste ez araututako ikastaldeen kopurua gutxitu egingo da nabarmen ez da kontuan hartzen ezta ere herriak hiriburuak errealitate ezberdina dutela eta beraz araudian ere kontuan hartu beharko litzatekeela kasu hau araban oso argia da

kudeatzen du kasu gehienetan herrietako egoera eta berezia ezberdina eta anitza da errealitate hori eta erantzun behar da errealitate horri lehen aipatu da ere behar bereziak dituzten

helduen hezkuntzan baita ere eta ezin da egin den bezala proposamenean horretarako eta eginbehar horretara dedikatzen diren irakasleak kasu honetan pedagogia

alde batera utzi eta lanpostu zerrendatik kendu uste dugu hau ere hanka sartze bat dela hartutako neurriak

ez aitortu murrizketekin murriztu egin behar da leku batetik edo bestetik eta topatzen dira hainbat esparru non badirudi errazago izan daitekeela batzordean esan genuen bezala ez gatoz bat

eta ezta ere hartutako neurriekin ez da negoziatu modu egokian sindikatuekin ezta ere ez da kontuan izan ikastetxeetatik jasotako eskariak ezta beharrak

ondorioz hartutako erabakia beste inposizio bat da inolako zalantzarik gabe eta ez gatoz bat uste dugu

esan dugu behin baino gehiagotan helduen hezkuntzak

bai hori argi dago guk ere pentsatzen dugu hausnarketa hori egin behar dela

baita ere euskararen inguruko hausnarketa ikastetxe horietan uste dugu egin behar dela zer beharrei erantzun behar zaien baina orain hartutako neurriak ez dute zerikusirik guk defendatzen dugun hausnarketarekin

gure proposamena eta gure zuzenketa bat egiten dugu ikastetxeetatik eta

egindako eskariekin hori da gure zuzenketan agertzen zena eta hori da nagusiki

erdibidekoan gaur ere aitortu nahi dut gu prest geundela sinatzeko

erdibideko hori bat gatozelako berdina planteatzen dugulako baina gainera ez delako alderdi baten edo beste baten proposamena baizik eta ikastetxeetatik egindako proposamena eta sindikatuetatik baina kamara honetan denok dakigun bezala

eta nolabait ez dago prest gure taldearekin sinatzeko hala eta guztiz arduraz jokatu behar dela pentsatzen dugu eta gaia alderdien gainetik dagoelako eta eskariak ere irakasleak sindikatuak eta herritarrak eginda daudelako bat egingo dugu erdibide horrekin eskatzen dugulako bertan behera hurrengo ikasturterako hezkuntza sailetik egindako ebazpenak

bertan behera uztea aplikatzea orain arte egindako modu berdinean bai irizpideak eta bai lanpostu zerrenda eta irekitzea eragile guztiekin bai ikastetxe sindikatu eta guztiekin

helduen hezkuntzak zer izan behar diren zeri erantzun behar dien

zer irakasle zer lanpostu zerrenda beharrezkoa den hori da gure iritzia eta horregatik gure baiezkoa emango diogu erdibidekoari

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andrea zurea da hitza

bai arratsalde on guztioi lehendakari legebiltzarkideok

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den corrales andreak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

aurrera egiten duen gizarte baten berezko eskubideak dira bere bizitza bere etorkizuna hobetu nahi duen gizarte baten eskubideak eta guk hemen

gobernuak errealitate eta erronka berriei egokitzeko tresnak izan ditzan kuriosoa dirudi bai baina honetaz guztiaz hitz egingo dugu

ikasturterako hezkuntza departamentuak aplikatuko dituen irizpideak aztertzen ditugunean gaurko egun honetan decía que parece curioso pero

emaitzak ematen dituen bandera politiko bat egiteko gai honen erabilpena balitz orain erabat teknikoa den eztabaidan sartzeko beste eguneko batzordean astelehenean hezkuntza departamentuak ardura den heinean bere menpe dagoen hezkuntza egituran hobekuntza funtzionalak analizatzen eta zehazten jarraitzen duela esaten nuen nik orain arte helduen heziketako ikastetxeei zuzendu beharreko errekurtsoak ikastetxeek ikasturtearen matrikulazio epeen

ezartzen ziren ikastetxe bakoitzak matrikulaturiko ikasleen kontrola zeukan eta hortik aurrera hezkuntza zerbitzua emateko errekurtsoak eskatzen zituzten azkeneko ikasturteetan helduen heziketarako ikastetxeetan kudeaketaren inguruko ezberdintasun nabarmenak egon direla

buscar opciones de mejora y plantearlas eta hori da egin dena seriotasunez zorroztasunez inplikatutako agenteei jakinarazten

hurrengoan ere errekurtsoak zelan optimizatzeaz hitz egiten dugu eskaera analizatu behar da eusko jaurlaritzak ikasturte honetan eskaera aztertzeko aukera

ziurrenik dena hobegarria dela jakinda baina joan gaitezen ibiltzen apurka apurka beste egunean esan nuen bezala departamentua baliabideak optimizatzea planteatzen ari da murrizketarik ez dago egiten

gutxitzerik ere departamentua ez da soilik helduen heziketako ikastetxeetan baliabideen optimizazioa egiten ari departamentu osoan eta gobernu osoan baizik

ez dezagun beraz murrizketetaz hitz egingo arauen aplikazioaz hitz egin dezagun akordioekin eta malgutasunekin aurrerapenaz hitz egiten ari gara kudeaketan efizientziaz behin tresnak daudenean neurriak hartu behar dira

zerbitzuaren kalitatea mantenduz helduen heziketarako ikastetxeek dituzten helburuak betetzen jarraitu behar dira noski

que dos grupos han firmado eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz oyarzabal jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria belén arrondo andrea zurea da hitza

corrales andrea hau ez bandera politiko bat inolaz ere ez hezkuntza eta helduen hezkuntza

instituzioetatik zaindu eta indartu beharrekoa besterik ez hori bakarrik baina errealitatea momentu honetan beste bat da errealitatea

beraz zerbitzu gutxiago eskaintzen direla eta horregatik gaude honetaz hitz egiten gaurkoan ere atzo eskola garraioaz egon ginen hitz egiten gaur

azken batean hezkuntzan eta zerbitzu publikoetan ezartzen ari diren murrizketaz hitz egiten ari gara ezezkoa esango duzue baina errealitateak benetakoak beste gauza bat esaten digu egunero egunero eta optimizazio hitzaren atzetik horren ondorioz hirurogeita hamazazpi inguru

helduen hezkuntzan hurrengo ikasturtean zuen asmoa aurrera egiten baldin badu espero dezagun horrela ez izatea eta guk

ez gaude ados murrizketekin uste dugu diru gehiago aurrekontu gehiago zerbitzuak bermatu behar direla indartu behar direla eta zaindu eta babestu

bestalde hitz egiten duzue aplikazio informatiko berri bati buruz

hartutako neurriak direla hauek eta azaldu nahi duzue nolabait orain arte ez zela ezagutzen helduen hezkuntzan zegoena eta zegoena ez zegoela modu egokian ordenatuta jendea soberan zegoela

komentatu duzu ikastetxeka egiten zirela ez zegoela helduen hezkuntzako lanpostu zerrenda orain ere ez lanpostu zerrendak beti dira ikastetxeka bai helduen hezkuntzan bai lehen hezkuntzan bai bigarren hezkuntzan

dira ikastetxeeka eta orain ere helduen hezkuntzan ikastetxe bakoitzak bere lanpostu zerrenda du zuen proposamenean ere berdin berdin aurreko urtean

eta irizpideak berdinak ziren batean zein bestean eta ez ziren ematen baliabideak ikastetxe bakoitzak eskatzen zuenean hori ez da inoiz gertatu inon ez dakit zorionez edo zoritxarrez ikastetxeetatik askoz ere baliabide gehiago eskatzen dira leku guztietan beraz ez da horrela eta pedagogia terapeutiko ikastetxeko irakasleak corrales andrea beste

beharren arabera hori bai beharren arabera

beraz bai daude aldaketak eta ez zentzu onean egindakoak edo arrazoituak direlako egindakoak benetako plana behar da horretan

benetako hausnarketa behar da norabidea zehaztu behar da horretan ere bat gatoz helduen hezkuntzan baina hau ikastetxeekin eta sindikatuekin egin behar da elkarlanean eta denboraz

gauza batzuk lortu nahian beraz guk horren alde egingo dugu plana bai

sakontzea bai baina beste modu batean egin behar da

hor daudela ez daki zenbat irakasle soberan eta orain sartuko ditugula lehen ere aipatu dut beste eginbehar batzuetara eginbehar horiek egongo dira

eta lehendabizi ea non falta diren edo behar diren edo kendu behar diren irakasle jakiteko ez da bakarrik plan aplikazio informatiko bat behar behar da plan bat izatea jakitea zertarako eta non behar diren baliabideak eta hori egin gabe dago zuek

baina egin gabe dago eta hori esanda iruditzen zaigu zentzuduna momentu honetan dela proposatzen dena ikastetxeetatik eta

utzi gauzak zeuden bezala ez aplikatu murrizketa horiek ebazpenak indargabetu eta osatu

hurrengo ikasturtean lan egingo duena benetako plana norabidea eta lanpostu zerrenda adostu bat egiteko baina ez inposatua eskerrik asko

de la vida eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea eta amaitzeko

euskal talde popularrak euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da alderdi sozialistaren eta eusko popularraren erdibideko zerrenda gai zerrendako bosgarren puntua vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua estatuaren titulartasuneko artxiboen kudeaketaren arloan funtzioak eta zerbitzuak

proposamena egin duen taldearen txanda reyes jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza

eskerrik asko arratsalde on lehendakaria

hasi aurretik reyes jaunari hasteko esatea zure ahotik entzutea edo herri

baina ez da batere sinesgarria hori hasteko eta

diputazioaren erabakiaz eta hau esanda

gai honetan eh bilduk uste du gaurkoan reyes jaunak ekarritako proposamena kontuan hartu ahal izateko aurretik hausnarketa komun bat egitea falta dela administrazio bakoitzaren zereginak euskadiko artxiboen sistema nazionalaren papera

jaso beharrekoak adostu eta zehazteko gure ustez eztabaida hor kokatu beharko genuke esparru horretan kokatu eta errealitatea ondo aztertu

betiere herritarrei zerbitzu hobea emateko asmoarekin eta noski prozesua artxiboen eremuan dauden instituzio eta eragileekin abiatuta gai honek

baita euskal herrirako ere ezbairik gabe gai hau herri moduan ulertu behar da eta ezbairik gabe herria eraikitzeko eta egiteko eta ildo horretatik eh bilduren ustez jaurlaritzaren artxibo politikaren ahuldadea agerikoa da bestela nola uler daiteke hiru urtez artxibo hauek izatea

erantzukizun handiagoa eskatzen diogu jaurlaritzari

zerbitzuak dira eta ez jabe baten esparru pribatua eta zentzu horretan gaur egungo gakoak informazioa gizarte zerbitzua gardentasuna eta memoria izan beharko lirateke erkidegoan besteak beste hezkuntzan osasunean eta ertzaintzan eusko jaurlaritzaren menpe geratu ziren

eta horrela jarraitzen dute gaur egun ere indar eta elementu guztiek irizpide komun eta orokorrak eduki ditzaten

gera daitezen eh bildun ez dugu ulertzen nola kultura eremuko hainbat arlotan ez dugun oraindik

honek ez du esan nahi tokian tokiko eskumenak alde batera utzi behar ditugunik kontrakoa baizik artxiboetan beste eremu batzuetan bezala badaude eskumen batzuk tokiko erakundeei kudeatzea dagozkienak hain zuzen udal artxibo administratiboak eta historikoak

historikoak beraz sare nazionala indartu koordinazio antolatze eta sailkatze bateratuaren bidean hori da gure ikuspegia reyes jauna euskadiko artxibo sistema nazionalaren ikusmoldea zein den edo zein izan beharko lukeen ongi ulertzea beharrezkoa dela deritzogu bestetik

zera dio euskadiko artxibo sistema nazionala euskal autonomia erkidegoko artxibo sistema publiko eta pribatuek osatzen duten egitura da lankidetzan oinarritzen dena

sistemaren oinarria beraz ez datza eusko jaurlaritzaren eskumenean baizik eta lankidetzan erakunde publiko zein pribatuena

garatu behar dena gakoa hortaz zerbitzuetan dago eta ez zeinek egiten duen

horrek eman beharko luke zerbitzua baina hori bai erakunde guztien arteko kooperazioa eta koordinazioa oinarri eta guretzat hori da zehaztu beharrekoa hori da aztertu eta erabaki beharrekoa eta zentzu horretan eta orain pasako naiz gipuzkoako diputazioaz hitz egitera

adierazle nagusia kasu honetan estatuak betetzen

foru aldundiak bete nahi izan zuen gipuzkoako protokoloen artxiboan horrela gaur egun notario funtsetan egoera hoberena gipuzkoan daukagu

politika hori aldiz eta berriro ere gakoa zerbitzuetan daukagu

euskal herriko artxibo sistema eta politika nazional baten alde gaude abantaila ugari ikusten ditugu dudarik gabe baliabideak eta irizpideak hobeto antolatuko lirateke

genituzke batez ere orain bilboko artxibo historiko nazionala sortu berria dagoela beraz garbi dago artxiboen sistema nazionala balioan jarri behar dela eta koordinazioa eta kooperazioa dira taifen erreinuaren kontrako politika eraginkorrena zalantza barik

unibertsitatekoak espezializatuak bideratuko duen sistema orokor eraginkorra beharrezkoa da

non artxiboen eskumenak ekintzak eta laguntzak eusko jaurlaritzaren foru aldundien eta udal artxiboen artean banatu eta elkarlanean kudeatuko diren

eskumenekin baina buru eta sistema nazional batekin

euskadiko artxiboen sistema nazionalaren bitartez zergatik ikusten da hau

eta ez artxiboetan hori da guk gure buruari galdetzen dioguna europar batasunak eta batez ere nazioarteko artxiboetako erakunde ofizialak unesco

erakunde nazional indartsuak sortzera bultzatzen dute esaterako

zer esanik ez gurean euskal herrian non hainbat erakundeen interesak

sistema honek nazioarteko araudiak egokitu eta hainbat zehaztapen egin beharko lituzke arlo teknikoko prozesuak bateratzeko eta euskararen erabilera ere normalizatu beharko luke esparru osoan artxibo eremuan ondorioz eta esan bezala ezinbestekoa da sistema nazionala indartzea eta bultzatzea irizpide komunak euskal herrian ahalbidetzeko

jaurlaritzak bultzatzen duen politika horrek ez du bermatzen artxibo sistema orokorrik hainbat erakunderen interes eta helburu desberdinak elkartzen direlako eta berriro esan nahi dut eusko jaurlaritzak

antolatzaile eta normalizatzailetik haratago gauza garbia da hasieran esan bezala hausnarketa komun bat egitea falta dela administrazio bakoitzaren zereginak

zerbitzu publikoaren aldetik eta era berean falta da eskumen eta ardura horiek ordenatuko dituen lege bat eta beraz

esparru horretan kokatu eta hasieran esan dudan bezala errealitatea ondo aztertu uste dugu garaia dela gai horri gai honi ganoraz

beti ere herritarrei zerbitzu hobea emateko asmoarekin eta gure memoria historikoa egituratzeko legearen aurreproiektua martxan omen dago sailburuak interpelazioan adierazi zuen bezala baina gure ustez funtsezkoa da legea ere hausnarketa komunaren bidetik abiatzea eta hori da

espero duguna eta amaitzeko jada proposamen honetan

proposatzen den kudeaketa transferentziak ez dezan sistema ahuldu baizik eta indartu eta azaldutako hau guztia da hain justu gure zuzenketan

irakurriko dizuet garbi gera dadin euskadiko

euskadiko artxiboen sistema nazionalaren izaera antolatzaile eta normalizatzailea oinarri abian jar dezala hausnarketa komun bat sektoreko eragileen partehartzearekin

eta bigarrenik hausnarketa horren ondotik ateratako ondorio eta erabakiak abiapuntu ekar dezala konpetentzia eta ardura horiek

lege bat guk uste dugu gure zuzenketa honetan jaso duguna dela modu bakarra gai hau konpondu eta behar bezala bideratzeko eta beraz gure proposamenaren alde

egon eta koherentziagatik gainerako proposamenen aurrean
abstenitu egingo gara eta besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

lehendakari jauna sailburu andrea arratsalde on guztioi reyes jauna arrazoia duzu diozunean

oso garrantzitsua dela baina ez zuk azaldutakoagatik zure jarreragatik baizik batzorde mistoaren akordioak esaten du historikoki probintzia mailakoen gisa definitu diren estatu

autonomia estatutoan eta lurralde historikoen legean zehaztuta dauden

lurralde historikoen eskuduntzen printzipio antolatzaileak kontuan hartuta

lurralde historiko bakoitzari eskualdatutako funtzioen transferentzia gauzatzen saiatuko da por lo tanto

eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz reyes jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko barrio jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu reyes martín jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez hogeita bat abstentzio ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu osoko zuzenketa eta segidan euskal talde popularrak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da euskal talde popularraren osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua estatu ereduari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoaren ordezkaria den

un debate político serio y riguroso gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen